egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu aldez aurreko gaia mozioa

mozioari dagokionez behin betiko ebaztea maiatzaren zortziko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

adierazitakoari jarraituz berdinketa izan zen maneiro labayen jaunak aurkeztutako mozioaren jatorrizko testuaren bozketan erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu orain jatorrizko testu horren bozketa bozkatu dezakegu

ahora berriro errepikatuko dugu orduan jatorrizko testuaren bozketa bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi ez berdinketa dagoenez bertan behera geratzen da jarraian euzko abertzaleak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatu dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez berdinketa dagoenez hurrengo utziko da bozketa berria gai zerrendako lehenengo puntua lehenbailehen eztabaidatzeko eh bildu legebiltzar taldeak egindako

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko pinedo andrea zurea da hitza

egun on egun on guztioi gaurko honetan legebiltzarrera ekarri dugun gaia urgentziaz ekarri dugu

oso larria delako eta gure ustez legebiltzar honen erantzuna behar duelako epai honek larria da hogeita hamar milioi eurotako isuna ezartzen duelako herritar guztion artean

eta larria da hogei urtetan zenbait arduradun politiko eta enpresarialek izandako jokaera arduragabea behingoz agerian uzten duelako zeren eta nahiz eta

hau da isunaren benetako arrazoia boterean izandakoen arduragabekeria eta larderia hau da

urteetan euren harrokeria azalduz bakar batzuen alde eginez eta interes orokorra alde batera utziz hau gaur

garbi esan behar dugu eta herritarrei

azaldu behar zaie hori delako benetan jakin nahi dutena zer gertatu den zergatik gertatu den eta jakina nor da guzti

no ha pasado nada gaia oso erraza da opor fiskalen inguruko auzi honetan izan diren arduradunek aurrera pausu bat eman behar dute

eta euren ekintzen ondorioak onartu garaia da hogei urtetan

arduragabekeri osoz gai hau kudeatzen egon direnak

domina guztiak jaso nahi zituztenak orain euren jardueraren erantzukizuna jasan dezaten hogei urte pasa dira jada

auzi honekin erraz esaten da baina badira urteak niretzat gutxienez eta egokia da urte guzti hauen istorio labur bat egitea mila bederatziehun eta laurogeita hamalau eta laurogeita hamazazpi urteen bitartean ardanza

bultzatuta erkidegoko hiru foru aldundiek

zenbait enpresarien onurarako sozietateen gaineko zergetan hainbat txikipen eta kreditu fiskal ezarri zituzten europako komisioak neurri honen berri izan zuenean bi mila batean eta

laguntza erregimen bat zirela aldarrikatu zuen legez

esan zuen merkatu batuarekin bat ez zetozela eta beraz laguntza erregimen hori bertan behera geratu behar zela eta jada emandako laguntza guztiak berreskuratu behar zirela inolako atzerapenik gabe

inolako kasurik egin jaramonik ez aldundiek ez zuten europako komisioaren erabakia betetzeko neurririk hartu

inolako emaitza positiborik lortu gabe azkenean komisioa bi mila hamairuan auzitegira joan zen horrela bi mila seian bost urteetan aldundiek komisioaren erabakiei muzin egin ostean europar batasuneko auzitegiak aitortu zuen komisioari ez zitzaiola kasurik egin dirulaguntzarik ez zela berreskuratu eta guzti hori betebeharrekoa zela momentu hartan

agertu zen gaur ordaindu behar dugun isunaren lehen mehatxua mahai gainean gerora hainbat urteetan bueltaka egon ondoren gaia konpondu ezean komisioa berriz ere

bai isuna eskatu zuen hirurogeita lau milioi euro baino gehiago azkenean aurten denok dakigun moduan

eta jakina isuna jarri egin dute arrazoi nagusi

kasurik ez egiteagatik isuna dago sententzia bat ez betetzeagatik

atzeratzeagatik horregatik daukagu isuna hortaz ardura politikoak daude horretan eta ardura horiek eskatu behar ditugu

arduragabekeriagatik enpresek bere momentuan

edo are gehiago auzitegiak lehenengo aldiz bi mila seian eskatu zuenean hau da oparotasun aldian

krisian murgilduak kreditu zailtasun handiak izan dituztenean egin behar izatea enpresa askok ahalegin

laguntzak itzultzeko itxierak ere egon dira eta guzti hau zentzugabeko geroratze taktika batengatik beraz mesede eskasa

enpresei isuna esan bezala ordaindu behar da eta gure ustez hau ez da

jausteko momentua nahiz eta batzuek edozein aitzakia erabili lurraldeen arteko lehia

herri moduan erantzun beharko dugu elkartasunez eta oreka mantenduz hau da isuna ordaintzeko gure proposamenaren oinarria jaurlaritzak ehuneko hirurogeita hamara ordain dezan eta foru aldundiek gainontzeko ehuneko

jakina da opor fiskalak oinarri dituen zerga sistema ez datorrela bat euskal herria bilduren ikuspuntu ekonomikoarekin

gure zerga politikarako ereduarekin are gehiago modu honetako neurriek gure ekonomia hirugarren mailako ligara eramaten dutelako

soldata murrizketak lan baldintzak okertzea enpresen eta kapitalaren gaineko zergak txikitzea edo desagerraraztea ez dira

garatu eta berriztatzaile bat suspertzeko hartu beharreko neurriak gure ekonomia lehen mailako ekonomien parean jarri nahi badugu era honetako neurriak ez dira bidea ezta pentsatu ere

irabazietan oinarritzen den eta iruzur zein elusio fiskala taxuz

mozkinen gaineko zerga aldarrikatzen dugu horretarako gipuzkoako foru aldundiak horren inguruan aurkezturiko proposamen zehatza hartuz eta isunera bueltatuz hori delako gaur garrantzitsuena horrelakorik berriz ere ez gertatzeko gauzak behar bezala egiteko eta segurtasun juridikoa bermatze aldera hiru herrialdetan

sozietateen zergaren araudia europara igortzeko konpromisoa hartzea proposatzen dugu europako araudiarekin arazorik ez dela

eskerrik asko pinedo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andereak dauka hitza

legebiltzarburu andrea egun on lehendakari sailburuok egun on guztioi pinedo andrea

desidia nor zegoen pinedo andrea

aldundietan pinedo andrea zein

ordezkari politikoa zara zu hogei urtetan arduragabe ari izan dira erantzukizuna jaso dezatela hamazazpi urte egon zarete

kudeatzen erabaki hauek hartu diren lurraldeetan batzar nagusietan hamazazpi urte erabakiak hartzen erabakiak bultzatzen eta orain hona sutsu esatera ze erantzukizunak jaso direla

alkartasunak arduragabez jokatu badu eskatu barkamena eskatu barkamena hori badiozu

guk eusko alderdi jeltzaleak guk ordezkatzen dugun alderdia gauza batzuk ondo egingo zituen

inoiz hamazazpi urte kudeatzen gogoratuko dizut mila bederatziehun eta laurogeita hamabostetik aurrera euzko alderdi jeltzalearen eta eusko alkartasunaren gobernuak hiru lurraldeetan

euzko alderdi jeltzalea eusko alkartasuna gobernua bizkaia eta gipuzkoan

euzko alderdi jeltzalea eusko alkartasunaren gobernua bizkaia eta gipuzkoan

euzko alderdi jeltzalea eusko alkartasunaren gobernuak hiru lurraldeetan hori da

gogoratuko dot matute ere bildura joan da orain

eusko jaurlaritzaren gobernu baten kide izan dela bera egon den alderdia ezker anitza izquierda unida prozesu guzti hau tramitatzen izan den bitartean gobernuaren parte egon da eta txiton txiribiton ez du ezer esaten aralar aralar bi mila zazpitik bi mila hamaikara bitartean

gobernuak hiru lurraldeetan eta aralar gehitu zen araban hori da

zuen oraingo arduradun politiko bat

arduraduna orduan erabaki hauek hartu zirenean eta espedientea tramitatzen egon zenean ze erabaki hartu behar zen

lotsabakoa izan behar da hona norbera egonda norberak erabakiak hartuta hamazazpi urteetan hogei urtetik hori esaten bajatzeko ardanza lehendakariaren agintepean martxan jarritako

bai ardanza lehendakariaren gobernupean orduan

euskadin oso egoera larria oso egoera larria bizi genuen garai horretan eta hiru ziren

hiru arrazoiengatik bizi ginen kontestu horretan bata benetan euskadik bizi zuen egoera ekonomiko larria benetan

langabezia ehuneko hogeita bosta gazteen langabezia

gogoratuko dizut garai horretan etaren lana zein zen gogoratuko dizut ze

eraginak erahilketak terrorismoa

guzti hori gogoratzea gura duzu ba hori da lehendakariak eduki

esan euskadin ez inbertsiorik egiten eta horren aurrean erabakiak hartu behar ziren eta

hiru lurralde historikoetako batzar nagusietan onartu ziren beraz

guztiona izango da gobernatzen egon ginen alderdi guztiena

prokuradore guztiena izan edo ez izan gobernuko alderdi politiko batzuena

ezker abertzaleak orduan zertan ibili zen badakigu ezta

gipuzkoako batzar nagusietan denbora amaitzen jata eta sentitzen dut baina

opor fiskalak ez isuna ez dator hortik opor fiskalak laurogeita hamairuan tramitatu ziren gero laurogeita hamaseian hasi zen laurogeita hamalauan

gipuzkoako batzar nagusietan opor fiskalak tramitatzen zirenean orduan herri batasunako ordezkaria zenak bere

hau esan eban berak esan eban guk ez doguz babesten neurri honek

ez direlako nahiko gu ez gaude neurri hauen aurka

uste dugu gutxiegi direla hori izan zen ez ba bestearen arrazoia

ez ilegalak zirela ez confebaskegaz egindako estrategia bat zela ez jauna izan zen gutxiegi zirelako eta badakizue nor zen

xabier olano gaur egun gipuzkoako foru aldundiko ogasun zuzendaria eta orduan gutxi zirelako ez babestea esatea

zuek zuen ekimenean diozuen moduan neurri hauek ondorio larriak ekarriko dizkie langabezia eta gizarte egoera krudelari esateak

neurri berberak izen bakarra dauka pinedo andrea hipokresia hori da izen bakarra

guk argi daukagu gaur egun beharbada ikusita europako batzordeak izan duen jarrera ba beste modu batera ekingo genuela baina denok daukagu bere erantzukizuna erantzukizun zatia gai honetan

tokatzen dena dela ondorio zuzenak ateratzea aurrerantzean

gertaerarik egon ez daiten aurrerantzean bakoitzak

hogeita hamar urte egon gara eta euskal erakunde publiko ezberdinetan herrigintzan eta lehen esan dudan moduan gauza batzuk

baina herrigintzan egon gara ez beste gauza batzuetan euskadiko egoera larritzeko eta mina sortzeko balio izan dutenak bakarrik amaitzeko

azaldu du diru guztia aldundiek guzti guztia

sinatu dugu alderdi popularragaz eta bertan eskatzen dugu da eskumena daukan erakundean finantzen euskal batzordean

zelan ordainduko den hau kontutan izanda ze eragin daukan euskal erakundeen finantzetan

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo anderea zurea da hitza

eskerrik asko pinedo andrea euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

jauna no asumir responsabilidades esan duzu eta lehenengo txandan argi eta garbi esan dut erantzukizunak gobernatzen egon garen guztiok ditugu neurri batean zati batean eta euzko alderdi jeltzaleak zatia beregan hartzen du eta upydk bere lidergoaren parte hartzearen arabera

behin eta berriro aldarrikatzen dugu europar batasunean presentzia zuzena izatea bertan gure sistema fiskal propioa defendatu

europako legegintzan onartua izan dadila eta erakunde komunitarioetan euskal erakundeen parte hartzea aldarrikatzen dugu zuzena bitartekari barik eusko alderdi jeltzaletik eta gure legebiltzar taldetik

europar batasunaren markoan gure zerga sistemaren etorkizuna bermatua izan dadila labur labur señor damborenea ustedes

amaitzeko euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

eskerrik asko prieto jauna eztabaida amaitu denez

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

hogeita hamazazpi bai hogeita hemezortzi ez ondorioz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian mistoa upydren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi bai hogeita hamazazpi ez ondorioz mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa

gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskadin turismoa lagundu eta sustatzeko politikak garatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria den corcuera andreak dauka hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza para decir que compartimos en lo fundamental

y votaremos a favor de ella nada más gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andrea zurea da hitza

egun on berriz ere lehenik eta behin esan behar dut gaur psek gaur hona ekarri duen proposamena ez genuela espero egia esanda

udan izandako turismo datuen ondorioz aurkeztu baitzen bi mila hamairurako irailean baina tira gaiari eutsiko diogu

denok aitortzen dugu azken urteetan bere sektore izaera indartuz badoa ere oraindik bide luzea dauka egiteko garatzeko gure turismo sektorea gaztea da gehienbat enpresa oso txikiz osatua eta askotan sektore izaera barneratua ez duten enpresak dira bidea dago egiteko bai sektore publiko bai sektore pribatutik eta horregatik elkarlana funtsezkoa izango da sektore bera aurrera eramateko

sektore ekonomikoek jakina denez ez dute soilik arlo ekonomikoetan

aberastasun sortzaile eta herrialdearen garapen sozio ekonomikoan eragina izateaz gain gure herrietan eta gure gizartearen beste hainbat ataletan

beste atal hauetan eragina du garapen iraunkorraren ikuspegitik heltzen bazaio turismoak funtsezko eginkizuna du

eta tradizioak gordetzeko eta sustatzeko gure kostaldea mendiak

gure herrien izaera propioa eta gure kultura babesteko eta aldi berean era egokian ezagutarazteko eta zabaltzeko turismo sektoreak hartzen duen bidea funtsezkoa da jatorrizko proposamenean

zituen corcuera andreak bere jarrera gorpuzteko egia da

maiatzean gaudela eta datuak pixka bat bestelakoak direla bi mila hamalaueko datuak pixka bat hobeak direla adibidetzat

aste santuko datuak hauen arabera turisten sarrerak ehuneko sei koma lau gora egin duela

goraipatzekoa da nahiz eta batzuk beti bestelakoak itxaron gipuzkoak

aurten bi mila hamairuan lortutako errekorra gainditzeko daudenak corcuera andreak turisten sarrera datuak erabiltzen ditu gure ustez soilik aitzaki moduan

guztiz zilegia eta gaur hemen bere azalpenetan argi ikusi dugu pseren kudeaketa turismo arloan goraipatuz eta adibide egoki moduan jarriz

ezaugarri nagusienetako bat hauxe izan zen

eta gure herriaren marka turistikoa espainiako markaren barnean jartzea baina jakina

soilik estrategia ekonomikoena beti berdin gertatzen da

erabakiak hartzen dituztenean ez dago inolako ideologia mamurik baina besteok ezin dugu horrelakorik egin tira

estrategia turistikoa egitea herri bat gara eta horrela agertu nahi dugu munduaren aurrean turismoari dagokiola ere

ezagutza integrala zabalduz euskal herria marka erabiliz

hainbat arrazoi sektore beraren garapen ereduari dagozkionak adibidez estatuan badakigu era ezberdinetako turismo estrategiak daudela baina nagusiki masa turismoaren eredua zabaltzen da eguzkia hondartza eta jaia deritzona

badakigu gu ere bidaiariak gara baina atzerrian

irudia bestelakoa da gazteleraz esaten denez turismo de sol y playa eta hori ez dator bat euskal herriaren turismorako ereduarekin are gutxiago gure herrien garapenerako nahi dugun ereduarekin bai ekonomikoki bai kulturalki eta bai

ere eta sektoreak ere modu honetako turismoa ez duela nahi esatera ausartzen naiz ezagupenaz gu

iraunkortasuna modu zabalenean ulertuz

sektore berari dagokiola eta gizarteari dagokiola turismoa gure garapen ekonomiko iraunkorraren beste atal bat delako

urtebeteko epean turismo iraunkorreko plan integrala egitea eta horretarako turismo eragile ezberdinen partehartze prozesua martxan jartzea esaten dugu sektorearekin elkarlana hasieran esan bezala

eta jakina administrazio publiko ezberdinen arteko lan koordinatua herri moduan amankomuneko estrategia jarraituz gai honetan ere lurraldekeriak behingoz alde batera utzi behar dira denon artean turismo sektorearen alde egiteko ea lortzen dugun beraz argi dago guk ez dugula bat egiten jatorrizko proposamenarekin proposamen horrek

ez dugulako ikusten inolako mesederik egiten dion gure herrien garatzen ari den eta gerora begira garatu nahi dugun turismo sektoreari

erdibideko bat aurkeztu digutela eta guk bai eskatu nahi diegu proposatzaileei puntuka bozkatzea

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den uribe etxebarria jaunak dauka hitza

gracias eskerrik asko uribe etxeberria jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den corcuera andreak dauka hitza

en esta enmienda transada nada más muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea eh bildu taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar
euskal talde popularraren ordezkariak ez du hitzik hartu behar

bai eserlekutik zure baimenarekin presidente andrea

puntuka bozkatzea eskatu da inork badauka arazoren bat ez pinedo andrea nola nahi duzu bozkatzea

bozkatuko dugu euskal sozialistak mistoa upyd euskal popularrak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehen puntua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka

jarraian bigarren eta laugarren puntua bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita hamalau bai

amaitzeko hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

aurkeztua osakidetzako osasuneko profesionalei egindako agresioei buruz